gai zerrendako bosgarren puntua mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

egingo dizkieten omenaldiei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

txanda maneiro jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

gracias eskerrik asko maneiro jauna
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkariak

eskerrik asko pastor jauna zuzenketarik aurkeztu duten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jauna zurea da hitza
bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea zure baimenarekin hemendik eserlekutik egingo dut izan ere

mamian sartzeko bai ordea esateko eta balioan ipintzeko azken egun hauetan azken aste hauetan

gidoian aldaketa sakonak egon direla hitz egin ahal izateko bakeaz bizikidetzaz normalizazio politikoaz baita ere askatasunaz eta balioan ipintzeko baita ere

abiatu gaitezkeela eztabaida sakon eztabaida ezberdinen artean eman ahal izateko eta aukera hauek

eskema eta formatu hau pentsatzen dugulako ez duela ezertan laguntzen berrezten dugu gure konpromisoa ezberdinen artean

bizikidetza askatasuna edo normalizazio politikoaren alde akordioak bilatzeko baldintzarik gabe eta ezberdinen artean gure eskua luzatuta mantentzen dugu aprobetxatu dezagun aukera hau eta esaten dudan moduan lagungarria ez den eztabaida honetan ez dugunez parte hartuko baita ere esaten dut dauden

abstentziora joko dugula besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

presidente andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok egia esan ez nuke luzaro egon behar tribuna honetan

obsesioak eta monogaiak babesteko edo maneiro jaunaren eta upydren obsesioei bide emateko

eta hain zuzen ere gaur berriro be eta sarritan gertatzen dan moduan azkenengo

barriro ere aurreiritziak gezurrak manipulazioak

osatutako edo abarretan oinarritutako esaldiak eta proposamenak egiten dira eta gu horretarako ez gagoz hemen maneiro jaunari berdin dio zer esaten diakon berak galdetu lehendakariari edo dana dalakoari eta bardin dio zer erantzuten zaion ze berak ez du entzuten

bera bere aurreiritzia ia ezarrita dauka eta aurreiritzi horien gainean bere politika guztiak eta gu ez gatoz bat ez gatoz bat

jarrera horrekin eta salatu egiten dogu gainera horrekin

nire irtenbentzioa baina hala eta guztiz ere ez gatoz bat

eskerrik asko iturrate jauna erantzunen txandara pasatuz maneiro jauna zurea da hitza

upyd eta euskal talde popularrak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozkatu dezakegu

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal sozialisten zuzenketa

entzun bezala lehenengo eta bigarrena alde batetik eta hirugarrena

eta jarraian ez ez nahi zen esan dut ez du konputatzen

hirugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita lau

gai zerrendako seigarren puntua mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak aurkeztua telebista publikoan legebiltzarreko bozeramaileen arteko eztabaidak kentzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak unzalu jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu andrea legebiltzarkideok arratsalde on guztioi

eskerrik asko unzalu jauna euskal talde popularraren ordezkaria oyarzabal jauna zurea da hitza

arratsalde on guztioi enegarrenez

betiko kontuetaz arituko gara hedabide publikoa den heinean gorde behar dituen printzipio eta baloreetaz

badu eitbk horretarako beharra horretarako eta gehiagotarako ere eta hemen ere aurretiaz hitza hartu dutenek hala onartuta uste dut denok bat egiten dugula etbk bizi duen

momentu honetan bera izaten ari da berrien iturri

berri kezkagarrien iturri izaten ari da gure aburuz hausnarketa sakona behar du eitbk eta uste dugu hemen agertu den bezala eta gizartean gero eta ahots gehiago altxatzen ari direnez

hori pentsatzen dugun bakarrak egoera kezkagarria dago baina badago ere beste faktore bat eta uste dugu egoera kezkagarri horretaz baliatu nahi duenik ere badagoela

eitbz oraindik zauri egiteko eitb bezalako tresna batetaz sinesten ez dutenak edo beharrezkoa ikusten ez dutenak herri honen garapenerako

guk eitb beharrezkoa ikusten dugu herri honek egin behar duen bidean tresna ezinbestekoa delako beraz ez gara sartuko bai ala bai kosta ala kosta

egitera eraikitzailean modu propositiboan jarri behar garela uste dugu eta horregatik nolabait

gaur hona ekarri den ekimen hau zergatik guztiok esan bezala bat egiten dugu egoera kezkagarriaz baina ez dago

lau alderdien zuzenketetan ez dago zuzenketa bat bera ere neurri bat jasotzen duenik egoera horri erantzuteko eta egoera hori

irailaren hamaseian etb bian programa bat emititu zen ordezkari politiko batzuekin eta maneiro jauna gonbidatua ez zegoenez ba momentu honetan horretaz ari gara hitz egiten maneiro jaunak programa bat nahi du beretzat

izango du gaurko erdibidekoaren ostean badirudi ez baina

maneirok eta bere alderdiak duten gero eta leku txikiagoa eta ahulagoa nolabait handitzen joateko edo maneirok leku bat nahi du telebistan eta beno horretaz ari gara hitz egiten eta guk ez diogu maneirok

debateetan ez dugu hori esaten eta zentzu horretan uste dugu

zeintzuk parte hartu behar duten eta zenbatero parte hartu behar duten

jaso behar duela baina hortik plenorako gaia ateratzea uste dugu

gehiegitxo dela zuzenketak partidu popularra bide beretik planteatzen du upydren bide beretik inolako ekarpenik ez alderdi sozialistak debateak

alderdi sozialistak esaten du gaiak ere zeintzuk izan behar diren klaro herritarrei gehien interesatzen zaizkienak nik uste dut alderdi sozialistak oraindik orain herritarren nahiak eta interesak eta beraien alderdiaren nahiak eta interesak nahastu egiten dituztela enmienda batean jasotzen ditu esaten du debateak egin behar dira nortzuk egon behar diren debateetan eta haratago doa eta esaten du gaiak ere zeintzuk izan behar diren gu ez gara horretan ez gara horretan sartuko borondate oneko adierazpenak jasotzen dira baina beste behin ere adierazpen hutsetan geratuko diren adierazpenak izango dira ez dago neurri bat ez dago ekarpen bat esan bezala behar duen horretarako soilik euskal herria bilduren emendakinean jasotzen da neurri bat bat bakarra

baina nolabait beste zuzenketetan eta hasierako ekimenean jasotzen den errealitate horri ere erantzuten diona ze

profesionaltasuna objetibotasuna neutraltasuna eta halako printzipioak zaindu behar dituela

denok ados gaude nonbait ez dituela betetzen momentu honetan orduan hori jarraiki egiten dugu ekarpen bat eta ekarpena da albistegiei begirakoa da albistegiei begirakoa da albistegietan eta inoiz esan izan dugu ere eta uste dugu puntu honek horretarako parada ere ematen duela albistegiak nola eratzen dira edo informazioaren ekoizpena nola egiten da eitbn

erredaktore buruak albistegi buruak eta editoreak parte hartzen dute

guzti horiek atzamarrez aukeratutako

da postu guzti horiek atzamarrez aukeratzen dira eta bertako langileek ere askotan esan izan dutenez eta askotan salatu izan dutenez uste dugu hori nolabait bukatu egin behar dela proposatzen duguna da gure ekarpenean informazioaren ekoizpen eta trataera zehazteko ardura duten postuak alegia orain esan ditudanak meritu profesionalaren arabera ebaluatu daitezkeen hautaketa prozesuen bidez

bete daitezela uste dugulako halako postuetan konfiantza denean meritu bakarra

berehala hausten dela eta konfiantza parametro ez egokietan ere askotan interpretatu egiten dela eta

orain ez asko eitbn egon da halako adibiderik beraz hori da guk proposatzen duguna momentuz

arazo bat dagoela esaten zuen unzalu jaunak revisión

uste dugu gizartean ere gero eta ahots gehiago altxatzen ari direla

kezka agertzen dutenak eta horri

dioguna konstatazio bat da audientzien gaia beherakada nabarmena pairatzen ari da telebistetan batik bat etb bateko

urria izaten ari da eta gaude zuzendaritzak ere jada ez ote duen

anaia pobre bezala erabiltzen ikusle erdaldunen lehenestea printzipio bilakatu da inoiz baino kopuru handiagoa dagoenean euskara ulertzen duena sindikatuak lan politika

ari zaigu ohartarazten baina baita ildo informatiboaz ere horri guztiari erantzun egin behar diogu eta uste dugu

hausnarketa bat abian jartzea ezinbestekoa dela legebiltzar honetan batzorde berezi bat horretarako eratu genuen eta uste dugu

gizartearekin batera jendartearekin batera zuzendaritzak berak ere parte hartu behar duen eztabaida bat zabaldu egin behar dela egoera kezkagarri honi iraulketa bat ematen hasteko eztabaida guzti hori pendiente dagoenean hemen jarraitu dezakegu inora eramaten ez gaituzten eztabaidetan murgilduak gaurkoak ere borondate oneko adierazpenetatik harago ez dirudi askotarako

albistegi zein ildo editorialari dagokionez informazioaren ekoizpenari hobeto esanda gure ustetan

baina badirudi beste alderdiek nahiago izan dutela azalean geratu eta azal horretan geratzetik eratorritako zuzenketa jada guztiok
ezagutzen dugu besterik ez eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna uribe etxebarria jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakaria sailburua legebiltzarkideok arratsalde on guztioi nire herriko pertsona jator horietako bat zuei entzun eta gero eta ikusita

galdetuko zuela eta hauek erdibideko testu batetara iritsi dira adostu dute eta ez bakarrik hori baizik eta ez dakit pisuerga valladolidetik pasatzen dela eta baina

edozein aspektu eitbri buruz eta

gauzak bere lekua badutela urruzuno jaunak planteatzen dituen gauza guzti horiek ba hitz egingo dugu horretaz

baina beno bere lekua izango dute batzorde berezi horretan eta

zentratzen maneiro jaunak aurkeztu duen iniziatiban eta hori dagokigu aldez aurretik esanez eta hori talde parlamentari guztiei zuzentzen diet ideia hau hau da gure ustetan eitb txukun

profesionaltasunarekin aritzen dira eta

euskal gizarteak egiten duen errekonozimendua zeren eta

etbko gaur egun eta teleberri saioak informazio mailan telebista arloan lidergoa mantentzen dute

denei esaten dizuet manipulazio eta leporatze horiek nik erabat ez ditudala onartzen eitb talde multimedia bat da eta izaera publikoa

multimedia bat da hainbat eta hainbat alditan esan dugun bezala eta horren ondorioz aipatu izan ditugu zer nolako helburuak

euskara sustatu euskal kultura informatu baldintza batzuekin eta abar baina agian askotan aipatu ez dugun baita ere funtzio bat

iniziatibarekin da euskal herritarren parte hartze politikoa sustatu hori baita ere da

eta etbrena noski baita ere eta horretarako zenbait tresna erabiltzen ditu komunikabide multimedia

gaur egun eta teleberri informatiboak elkarrizketak erreportaiak tertuliak

euskal herritarren politikan parte hartzeko

sustatzeko erabiltzen dituen tresnak oro har dira programa informatiboak horregatik

gure talde parlamentarien aldetik funtsean maneiro jaunak aurkeztu duen iniziatibarekin horregatik adostu dugu

pentsatzen dugu alderdi politiko guztiak nahiz legebiltzar honetan zein beste erakundetan ordezkaritza duten alderdi politiko guztien arteko eztabaidak antolatzea

eta eitbko zuzendariek hori ez zuten inoiz ukatu aipatu zuten eta nik baita ere aipatzen dut beste tresna batzuk badaudela eta

eskerrik asko eskerrik asko uribe etxebarria jauna

eskerrik asko unzalu jauna oyarzabal jauna zurea da hitza

sea nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna urruzuno jauna zurea da hitza

jaisteko asmorik baina oyarzabal jaunak esan duenaren ondotik

ez bada ere nik ez dut esan guk eitb gure proiektu politikoarekiko tresna gisa ulertzen dugunik baizik esan dut herri honek bere emantzipaziorako behar duen tresna gisa ulertzen dugula eta uste dut

irakurri baldin baduzu uste dut helburu batzuk oso ondo finkatuak daudela eta guk bat egiten dugu helburu horiekin eta etbren helburu nagusienetako bat eta oraindik orain

horretan jardun behar duela uste dugu da adibidez euskararen sustapenean eta euskararen normalizazioan laguntzea horretarako beharrezkoa da eitb eta gero baditu beste

herri honen kohesio politikoa eta horretan ere uste dugu baduela zereginik oraindik eta guk horretan uste dugu etb beharrezkoa dela eta are gehiago esango dizut uste dugu zuek guzti hori

zuen erreferentzia batzuk eta azkenean zuen marko erreferentziala ez dagoelako hemen baizik eta edukitzen delako beste leku batean espainian alegia

gaur hemen adostuko duzuen erdibideko honen bertutea eta balioa

debateetan eta horregatik bere ekimenean jartzen du bozeramaile edo

guztietako bozeramaileak egon behar direla pnvk berean jartzen du ordezkaritza instituzionala duten alderdiak

erdibidekoa egiterakoan maneiro esaten du ez ez ordezkaritza ez horretan kanpo gera naitekeelako eta orduan jasotzen dira biak

talde parlamentarioetako bozeramaileak zein ordezkaritza instituzionalak

gaur ekimen honek lortuko duena da bosteko debate bat izan beharrean hamar laguneko debate bat izatea etbn

debatea aspergarria baldin bada hamarrekoa esango didazue beste motibo bat kanalez aldatzeko edo lotara arinago joateko besterik ez

amaitzeko uribe etxebarria jauna zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

jartzen du baina gero zorionez profesionalek baita ere antolatuko dute hori profesionalek antolatuko dituzte debateak eta baldintza horiekin interes informatiboa badago baita ere aktualitatea eta badago baita ere profesionaltasuna ez

bozketara jarriko dugu upyd euskal talde popularra euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita hamabi bai hogei abstentzio